espainiako estatuak jarritako errekurtsoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den goirizelaia andereak dauka hitza proposamena defendatu eta aurkezteko

proposamen hau sartu genuenean helburu bat geneukan eta gure helburua zen planteatu genuenean argi geratzea eusko legebiltzarra eta jaurlaritzaren jarduerari mugak eta oztopoak egunero edo egunero baina aldiro jartzen zaizkio estatu espainolaren partetik hori zen hasiera batean gure abiapuntua

lau lege aipatu genituen denak pasaden legislaturan onartutakoak baina proposamen hau sartu geunenetik gauza gehiago

eta helegite gehiagoaren erabakiak ikusi izan dugu eta horrekin pentsatu izan duguna da ba bueno sartutakoa ba gaurkotasun handia zuelako

gertatzen direla ia ia aldiro esan dudan moduan orduan gure proposamena sartu eta gero ba ikusi genuen tribunal gorenaren erabakia hogeita hamabost ordukoa

legeari buruzko epaia baita ere eta

epaiak eta helegiteak ikusi eta aztertu ondoren epaiak guretzat aurkakoak direla epaiak onartzen dituzte sartutako helegiteak uzten direla eskubidek bertan behera eta

honetan eta jaurlaritzak onartzen dituenean gauza batzuk

atzera botatzen zirela eta hori gure ustetan gure erabakitzeko eskubidearen aurkako

gertatzen ari dena ez da salbuespena eta guk hori nolabait esateko erresumen txiki bat egiteko ikusten duguna da recursos

daukan modela modeloa esaten dudanean harreman modeloa nahi dut esan

estatu espainolak ahalmen guztia daukala momentu honetan edozein gauza egiteko erabakiak edo egiten diren gauzak ez jakienean

blokeatzen duena ba blokeatzen dituen gauzak dira gure

gure erabakitzeko eskubidea blokeatzen du parlamentu honek daukan eskubidea blokeatzen du eta ondorioz ez parlamentu honek esaten duena

las deja sin efecto proposamenean guk aintzat hartu genuen momentu honetan indarrean dagoen marko juridikoa eta hori esplikatu behar dut hori da momentu honetan

horrekin konformatzen garela gauza gehiago nahi dugu eta horregatik proposamenak egin ditugu baina kontuan hartu behar duguna da momentu honetan dagoena eta marko hori baita ere esan behar duguna da ez da ona guretzat no lo es

aquí eta hori ez da gaurkoa eta ondo ulertzeko zer esaten ari naizen nik uste dut

eta hori egin dute eta esan dute modu oso desberdinetan

bere legea betetzen ez dutenean estatutua ez dute betetzen

hori egiten dute naiz eta esan beti entzuten dugu gainera hori beraientzako gauza inportantea dela eta lehentasuna daukala

horrek lotura zuzena dauka egiten diren beste gauzarekin eta da tribunal konstituzionalarekin lotura dauden gauza

se cambie eta horrek dauka beste ondorio bat

eta hori da momentu honetan gertatzen ari dena hau da momentu honetan ikusten duguna eta horregatik planteatu genuen proposamen hau argi geneukan hori ez dela bidezkoa eta hori

horrek merezi zuena zen kamara honen

eta zabalena esateko basta ya ez dugu nahi injerentziarik gure erabakiak direnean aurrera eramateko gaitasuna defendatu behar dugula eta horrek lotura zuzena dauka

eta oso ondo adostasun batera ailegatu garelako bakoitzak pentsatzen duguna errespetatuz bost puntu adostu ditugu eta bost puntu horietan

errebindikatzen duguna da autogobernuarena salatzen duguna estatu espainiarrak egiten duena salatzen dugula injerentzia eta planteatzen duguna da eusko jaurlaritzak jarraitu behar duela bere jarduera aurrera eramanez

konpetentziak bulneratuak daudenean ikusten dugulako eta azken puntuan planteatzen duguna da tribunal konstituzionalaren

egin behar direla nik hori ikusten dut eta zen gauza bat akordio batera ailegatzeko planteatu zena niretzat momentu honetan ikusita nola dagoen estatuaren estruktura hori planteatzea

oso zaila ulertzea eta azaltzea da zergatik ba adibide asko dauzkagulako

indarrean dagoen markotik egin du proposamena horregatik transakzionalak esaten du esaten duena baina argi

guk ez dugu nahi marko honetan eta dauden baldintzagaz jarraitu eta mantendu guk planteatzen duguna da marko honetatik

beste toki batera joatea eta toki horretan guk gure erabakiak hartzeko ahalmena izatea

todos los derechos baina momentu honetan hau guretzako inportantea da nik amaitu

akordio zabal hau egiteko eta honekin batera badakit partidu popularrak ezin izango duela hau onartu

ez sinatzea baina pentsatzea eta pentsatzen baldin badu ziur aldatuko duela bere postura besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldetara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

batek akordioa lortu du argi dagoelako ere alderdi popularra ez dela inoiz horrelako akordio batean gure lege eta noski gure autogobernuaren aurkako errekurtsoak sartzearen erantzungile zuzenak baitira gabera honen burujabetzaren aurka jotzearen

behar bada bere buruari alderdi batzuk egiteko galdera da batzuetan aurrekontuak eta lege

baina gaur indignazioz beteak agertzen dira errekurtsoekin

ni quieren entenderlo esan dudanez bezala gure proiektu politikoa guztiz ezaguna da guk gaur hemen euskadin bizi diren pertsona guztien autogobernuari buruz hitz egiten dugu desberdintasunarik gabe eta guk ez dugu onartuko zalantzan jartzea gure autogobernua eta are gutxiago

donde este debate sea pertinente que no tengan duda eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

de alcanzar muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna sailburu jauna

eztabaida interesgarria dugu gaur mahai gainean bai bere edukia bai proposamena zein taldek egin duen ikusita funtsean proposamenaren asmoa da gure autogobernuaren defentsa bat planteatzea eta salatzea estatuko botere zentralak behin eta berriro eten gabe egiten dituen eraso

eta eskumen gatazken bidez konstituzio auzitegi horrek

a ninguna justicia cautelar y esto es voluntario beraz desberdintasun egoera batetik abiatzen gara izan ere estatuak errekurtso bat jartzen duenean gelditzen edo eteten dute errekurritutako arau autonomikoa baina alderantziz denean ez da hori gertatzen segurtasun juridikoa egon dadin

horregatik planteatzen da espainiako gobernuari eskatzea mekanismoak artikulatu ditzala ahalbidetzeko konstituzio

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

goirizelaia andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

de construir una euskadi mejor eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko berriro legebiltzar buru anderea bueno señora goirizelaia

zorrilla jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna eztabaida amaitu denez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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa nueve contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua mozioa uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua vitoria gasteizko esien jarduera komunitarioei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

uria jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko batzordeburu andrea arratsalde on guztioi

aitortu behar dut ariketa sakon bat egin behar izan dudala jatorrizko mozioan agertzen ziren proposamenak eta azkenean sinatu dugun erdibidekoan agertzen dena interbentzio honetan uztartzeko uria jaunak aurkeztu zuen mozio honetan esparru ezberdinak aipatzen dira alde batetik zioan

batez ere antolakuntza mailan bestetik esiak sortu baino lehen eskoletan ematen zen osasun programaren ereduari buruz zeozer esaten da

agertzen da alde proposamenari dagokiona elementu berri batzuk sartzen dira

paziente kronikoei errehabilitazioko etxez etxeko lanari paziente kronikoei esan dudan bezala nagusi taldeei buruz besteak beste hitz egiten da beraz

osoko zuzenketa bat aurkeztu genuen bi gai nagusi nabarmenduz

garatzeko asmoz puntu bat sartu genuen eta bestetik

asmoz bigarren puntuan guretzat ezinbestekoa da esi guztietan dagoen antolamendua berraztertzea argi dugu amaitu behar dugula

eta esparru guztietan lehenengo arreta modu zabalagoa

ulertuta bultzatu behar dela dudarik gabe lehen arretan askoz gehiago inbertitu behar da gizarte osasuntsuagoa nahi badugu

paziente kronikoei asko daudelako eta promoziorako eta prebentziorako oso denbora gutxi gelditzen da beraz giza baliabide gehiago

programa hau osasun planarekin bat dator azken finean jarduera fisikorako eta egoneko bizimoduaren prebentziorako plana da kultura sailak osasun sailak eta hezkuntza sailak elkarlanean bultzatutakoa

polita iruditzen zaigu filosofia konpartitzen dugu baina argi dugu ere planak eta ekimenak asmatzen direnean garatu behar direla nire kideak nerea kortajarenak gaur goizean esan duen bezala hitzetik ekintzetara pasatzeko

umeei eta nerabeei txertoa jartzea baino ez da izan eredu faltagatik giza baliabide faltagatik edo koordinazio faltagatik

eta esan bezala berraztertu behar dugu osasuna ere hezkuntza prozesuan txertatu behar dugu kalitatezko bizitzarako funtsezkoa da osasun

azaltzeko beste aldetik eta gure bigarren puntuaren inguruan hausnarketa txiki bat azalduko dut jatorrizko mozioak sozio sanitarioaren zorroa igortzen du uria jaunak badakit ez duela konpartitzen ikuspuntu hori baina guretzat oso argi agertzen da mozioaren hirugarren puntuan es cierto que

bakoitzak era ezberdinean ulertzen duelako baina orain guztiz deskolokatuta geratu naiz zeren erdibidekoan ez duzue sartu nahi eta hori aipatu duzue diskurtsoan

ezer ulertzen argi ez daukadana zera da ere agian jaurlaritzari

agian gure bigarren puntu hori ezartzeko arazoak izan dituzte ez dakigu argitzeko denbora izango dute euren txandan y termino como he empezado

erraza izan da adostea nik ez dut azalduko

baina egia esan uste dugu jatorrizko ekimenarekin zerikusi gutxi

nobedade gutxi duen erdibidekoa dugu eta azken finean intentzio adierazpena baino ez da eta froga izango da bozketetan aho batez onartuko da osasun arlotik puntu bat eta hori askotan ez da gertatzen besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak larrauri

andrea lehendakari legebiltzarkideok jaun andreok arratsalde on guztioi

uria jaunak osasun sailburuari interpelazioa egin zion araba esiaren eta ez gasteiz jarduera komunitarioei buruz gure ustez sailburuaren erantzuna erabatekoa izan zen hala ere horren ondorioz mozioa aurkeztu zenuen berriro ere eta horrekin gaude

eskerrik asko larrauri andrea erantzunen txandan uria jauna zurea da hitza

uria jauna euskal talde popularrak ez du hitzik hartu behar

lekutik labur labur esateko ba lehenengo txandan esan dut deskolokatuta geratu naizela

rojo anderea eta larrauri andereak hitza hartu behar du bertatik

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka